mahaiburu andrea lehendakari sailburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi bien tengo la iniciativa

yo

eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on denoi

ziurtasunarekin esaten den hogeita hamabost urtetako adin muga bat jarri nahi dela ope bat egiteko

izan ere topatu dudan informazio bakarra izan da kazetarien informazioak beraz beno itxarongo dut eajren taldearen ordezkariak

eman behar digun ope honen inguruan nahiz eta pentsatzen dut horrelako ekimen bat ez duela oinarritzat edo helburutzat hartu behar informazioa

gure jarrera argitzen aurkeztutako zuzenketan agertzen den moduan era aseptiko batean egia da gehienezko adin muga bat jartzea diskriminatzailea kontsideratu daitekeela

baita ere esan behar da bilatzen den helburua ere arrazoizkoa dela hemen behin eta berriro entzun dugu ertzaintza

halaxe esan duela ertzaintzaren adin piramidea alderantzizkoa da eta hau

arrazoizkoa objektiboa eta proportzionala iruditzen zait horiek izan dira hemen jarri diren irizpideak horrelako

behar dugula iruditzen zait zertarako nahi da efektibo gehiago jarri

efektibo gehiago inkorporatu zein seguritate beharrak daude bakarrik gorpua gaztetzeko inkorporatzen da ope berri honen bitartez totem bat bezala

muga hori jartzea galdetzen dut beti izan da kopuru berdina hasieratik segurtasun junta

limite hori jarri zen eta behin betiko edo badaude beste elementu batzuk ere kontutan hartu beharko zirela muga hau gora edo behera kopuru hau gora edo behera jartzeko behin edo behin agertu dut atril honetatik euskal herri osoan

polizi daudela gorputz ezberdinetan euskal herri osoan polizi ratioa

zazpi koma sei agenteena da hau da europar batasuneko portzentajerik handiena estatu gehienen datuak bikoizten edo inkluso

bat koma lau polizi mila biztanleko irlandan bi koma sei polizi

erreferentzia hartzeagatik hiru koma bost polizi daude mila biztanleko eta espainiar estatuan gure inguruan agian altuenetarikoa izango dena

ratiora hurbildu nahiko bagenu efektiboen erdira jaitsi beharko genukeela

eta nola jaitsi orduan horren puztuta dagoen

behar berriak delitu tasa eraginkortasuna

koordinazioa eta abar kontutan hartu gabe nola argitu hemendik bost hamar hamabost urtetara gure herrian egon behar den

mapa horretara heltzeko horra hor argitu behar diren elementu batzuk argazki enfokatua nahi badugu izan ere permititzen badidazue pentsatzen dut euskal herrian daukagun mapa poliziala benetan anarkikoa dela

espainiar agintepean dauden poliziak duplizitate onartezin bat suposatzen dute ez dagozkien funtzioak betetzen dituztelako gastu ez onargarriak direlako

gure gain daudenak eta gainera arriskutsuak izan daitezke legebiltzar honek espainiar indar eta gorputz polizialen eskatu du hori lehenengo puntua hartu beharrekoa bigarrengo bat zenbat udaltzain daude

bezala herritarra dena eta herritik gertuen gainera dagoena herritarrek ezagutzen eta aintzat hartzen dutelako zenbatuta daude

zentsorik erroldarik badago udaltzaingoarena

zein ezberdintasun dago hiri handi batean edo hiri txiki batean txostenik ba al dago horren inguruan aztertu al da datu hau

foru poliziarekin harremanak normalizatzeko edo estutzeko aukerak

baliabideak giza baliabideak baliabide teknikoak operatiboak optimizatzeko inolako saiakerarik egin al da

urtero gastatzen du hiru koma bost milioi euro seguritate pribatuan onargarria al da hau

funtzioan bigarren aktibitatean jartzen diren ertzain horiek baina zergatik ez funtzio hauek betetzera eta gastu hori esaten dudan hiru milioi eta erdiko gastu hori murrizteko esandako guzti honen arabera guzti honen azterketa baten ostean ertzaintzaren funtzioak pentsatzen dut aldatuko

onartzen den moduan baita ere perspektibaz aztertu behar direlako aletu ditudan alor guzti horiek ez dut kentzen ertzaintzaren

baina bai deszentralizazio funtzionalaren arabera zehaztu behar dela hau horrela ratioak ajustatuko litzateke bai europa mailan dauden ratioetara baita ere hemen dauzkagun

arabera horrelako ikerketa prospektiboa egiten ez den bitartean proposatzen dudan horrelako ikerketa egiten ez den bitartean

edo aldez aurretik erantzunak ematen ez diren bitartean pentsatzen dugu

ez operen baldintzez ez zenbaki itxiez ez dugula hitz egin behar eta hori da hain zuzen ere guk gure emendakinarekin

aztertu dezagun herri honen poliziaren mapa pentsatu dezagun hemendik urte batzuetara zein nolako mapa poliziala
eta horren arabera hasiko gara hitz egiten efektibo gehiago behar ditugun edo nik pentsatzen dudan moduan askoz gutxiago eskerrik asko arzuaga
jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

nada más y gracias eskerrik asko

bai eskerrik asko presidente andrea sailburu andreak legebiltzarkideok egun on guztioi nosotros pensábamos que hoy veníamos a esta cámara

erantzunen txandan sartuz euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andereak dauka hitza

llanos andrea amaitzen joan voy acabando señora presidenta

que directamente esa desigualdad se eliminasen nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea euskal talde sozialistaren ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza bai eskerrik asko

zuk ordezten duzu legebiltzarraren mahaia eta baita ere mahaiburuaren funtzioak esaten zuzenketak onartzen diren edo zein zuzenketak ez diren onartzen

eta entzun ditut argudio asko juridikoak direnak eta baita ere hori

salaketa juridikoa jartzen bada baldintza honen kontra

kontrakoak prest badaudela baina nik bai pentsatzen dut eta unzalu jaunak orain mahai gainean jarri du

garrantzitsuena dena dela ope bera ope bat martxan dago

zertarako ez dakigu noiz eta hori zen hain zuzen ere nik argitu nahi nuena

kopurua mantentzean datza eta nik galdetzen dut zergatik zortzi mila eta zergatik ez sei mila ertzain eta bi mila udaltzaingo eta zergatik ez bost mila ertzain

eta mila mediku edo erizain edo irakasle edo gizarte langile hori da nik mahai gainean jartzen dudana eta horregatik pentsatzen dut honetan

aurkitzen gara beti aurrera ihesean

egin zenean baina hor galdu zen aukera hori eta prozesu horretan egin zen barne

kosmetikoa baina galdu zen aukera bat benetan honetaz

eskerrik asko zorrilla jauna eztabaida amaitu denez

euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

botoak hirurogeita hamairu bai hamaika ez

euskal sozialistak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa hau jarraian eh bildu taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu eh bilduren osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua mozioa bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua enplegu zentro berezien kalifikazio eta erregistrorako marko administratiboa sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko

itxaso jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den

llanos andrea eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andreak dauka hitza

jada eman dituzte hainbat datu nik ez ditut berriz ere datu horiek errepikatuko

eaen dibertsitate funtzionala duten pertsonen langabezi tasa ehuneko hogeita bikoa da eta bigarrena dibertsitate funtzionala duten pertsonen inaktibitate tasa

da beraz pertsona horiei zuzendutako enplegu politiken alorrean dago egiteko ondo legoke ere orain arte ezarritako politikak betearaztea adibidez berrogeita hamar langile baino gehiago dituzten enpresek publiko zein pribatuek euren langileen ehuneko bia dibertsitate funtzionala duten pertsonak izan beharko lirateke hori legez jasota dago ez da betetzen gai horrekin lan ikuskaritza zorrotzagoa izan beharko litzateke eta harritzekoa da baita ere administrazioak berak ere ez duela

aitortzekoa da enplegu zentro bereziek dibertsitate funtzionala duten pertsonekiko betetzen duten paper garrantzitsua ez bakarrik eurekiko gizarte osoarekiko normalean gizarte ekimenetik sortzen dira eta dibertsitate funtzionala dituzten pertsonen gizartaratzea dute helburu

oinarritzen diren zentroak dira eta hori izan behar da oinarria arlo guztietan sustatu behar den politikan benetan pertsonak helburu izatea eta ez politikaren oinarrian gutxi batzuen interes ekonomikoak kokatzea lanbidek

jada duela hiru urte enplegu zentro bereziak kalifikatzeko edo homologatzeko marko eta erregistroa baina oraindik ez du garatu guretzat garrantzitsua da marko hori lehenbailehen garatzea

gehiago jakinda erkidego honetan badaudela hainbat eskaera eginak enplegu zentro berezien homologazioak lortzeko eta oraindik zain daude aburto sailburuaren

omen daude eskaerak egon badaude baina erregistrorik ez dago zeri itxaroten du gobernuak zerbait egiteko

oinarrituta enpresak sortzeko eta erraztasunik

ulertezina zentro horientzako enplegu zentro berezien kalifikazioa lortzea oso garrantzitsua da eta ez bakarrik diru laguntzak lortzeko baizik eta hainbat elkarte eta foro ezberdinen partehartzea bultzatzeko azken finean bestelako

gainerako xedearekin ados geunden baina alde batetik ikusten genuen horrelako marko bat egiteko arlo horretako eragileekin eta sindikatuekin batera

marko horren garapenean eragileen partehartzea ezinbestekoa da izan ere

eta oinarria pertsonen arreta da eta ez mozkin ekonomikoak ateratzea eta berriz ere esaten dut ezinbestekoa da guretzat esan dudan bezala sindikatuen eta adibidez reas gezki

eta arlo horretan aritzen diren beste hainbat eragileen iritzia jasotzea

guk planteatzen genuen hiru hilabeteko epea izatea oraintxe bertan azaldu dudan arrazoiengatik izan ere ez dugu nahi gure marko arautzailea beste erkidego batekoaren copy paste izatea bi hilabetetik hiru hilabetera zabaltzea nahi genuen

uste dugu popular taldeko iritzia jasotzen duela

aipamena kendu genuen ezin delako izan helburu bakarra edo nagusia badakigu gaur egun

orokorra zenbaki positiboetan egotea are gehiago are zailagoa da gizarte ekimenen zentroetarako eta

baina kalifikazio horren ondoren beste enplegu zentro berezien artean

izango dituzte eajk egindako zuzenketaren harira esan behar dut ez gaudela dibertsitate funtzionala duten pertsonei zuzendutako

noski gehiago garatu behar direla ez soilik dibertsitate funtzionala dituzten pertsonei zuzendutakoak

ez dugu uste bateraezina denik erregistroa garatzeko zain dauden eskaerei irtenbidea ematea eta politika horien garapena

amaitzeko gizarte ekonomian zentratzen diren politikak bultzatu eta sustatu behar dira eta enplegu zentro bereziek gizarte ekonomiaren ardatzeko bat dira

benetako apustua egin behar du gizarte osoarentzako onura dakarten politikak garatzeko hori da politika pertsonentzat egitea

bai baina pertsona gutxi batzuentzat alegia diru publikoarekin

dutenentzat besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria urkola jauna zurea da hitza

egun on eskuartean dugun mozioak enplegu zentro berezien erregistroa eta kalifikaziorako marko administratiboa bi hilabeteko epean eratu eta abian jar dadila eskatzen du hau urtarrilaren bateko

efektuarekin mozio hau arrazoitzeko eginiko interpelazioan aburto sailburuak adierazi zuen zeintzuk diren enplegu eta gizarte politiketako departamentuak gai honetan jorratzen ari den bidea eta ematen ari diren pausuak

bat egiten dugu ondorioz aurreratzen dut bi hilabeteko epean eta orain

guk ezezkoa emango dugula lehenik eta behin epeei dagokionez bi hilabete esatea

posible ez izatea edo ez jakitea izango litzatekeelako baina

sailburuak interpelazioari erantzutekoan markatzen zuen bidea garatzea horrek berarekin dakarren denbora eskainiz

esparruaren azterketa eta arauketa orokorragoa egitea behin eta berriz aipatzen da euskal eredua gai honetan eredugarria dela datuak ere hor daude hemen batzuk aipatu dira elhabeko ordezkariak ematen zituen datuak

estatu mailan urritasun bat duten enpleguaren ehuneko hamabia erkidegoan ematen den

egia da orokorraren goitik dagoela baina estatuan orokorra denaren azpitik legoke hala ere

buru da hau horrela izanik eta orain arte egindakoa zerutik erori den zerbait dela pentsatzen ez badugu bederen azterketa horretan eredugarri izatera eraman duen bideko

enplegu zentro bereziekin batera zentro okupazionalak eta sostenguekin lagundutako ohiko enpleguak

funtzionatzen duen eredua da eta araudi egokia merezi duena hau da urritasunen bat duten pertsonen enplegua arautuko lukeen markoa bere orokortasunean

kontutan izan beharko da ere enplegu zentro berezien inguruan zehazten den modeloa irabazi xedea dutenak irabazi xederik gabekoak

etorkizunera gaur egun dauden zentroetan izan daitezkeenetan

aipatu den euskadi osorako prozedura bakarra ezartzen den edo orain arte izan den

beharko lukeen horrek zer ondorio sortzen dituen laguntzak araudi horretan jaso behar diren

kontuak direla erregistro bat bihar lematik

doazen azterketa egokia da zentro berezien izaera eta egiten duten lana

eta arlo honetan politika aktiboak egikaritzea ere erregistro bat izatetik haratago doan moduan zentro berriak izateaz gain daudenak mantentzea eta horretarako eta batez ere bizi ditugun larritasun ekonomikoko egoeran eguneroko arazoak

egoera zailagoak ez egiteko ez da ahalegin makala eta politika aktibo makala esaterako zentro bereziei dagozkien dirulaguntzen ordainketan epe barruan egitea ahalbideratu

ez gehitzeko bide horretan gobernuak eginiko ahaleginak balorean jarri nahiko nituzke bestalde eta epeak gora eta epeak behera sailburuak berak ia

nahiz eta entzun nahi ez duenak eperik ez dela ipintzen esan

urtean arautze hori burutzeko hau guztia kontutan izanda guk azterketa hori ahalik eta epe laburrenean egitea eskatzen dugu

egin beharreko azterketak eginez eta izan ditzaketen eraginak ikusiz ulertzen dut

aburto sailburuak bere interpelazioan adierazi eta emaniko argudioak eta epearen inguruan zehaztutakoak elementu nahiko beharko zukeela

baina behin honaino iritsita adierazitako eta emaniko argudioak nahiko beharko lukete gai honi buruz legebiltzar honetako taldeek

eskaintzeko argi dago ordea agian epeen lasterketa batean sartzeak joko gehiago ematen duela lana ondo egitearena baino gehiago dirudienez

dagokion eta beraz enplegu eta gizarte politika departamenduari bi mila hamalau urteko epe hau eman

zeharkako adostu den erdibideko horri dagokionez

urkola jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd ez du hitzik hartzeko asmorik erantzunen txandan

eskerrik asko itxaso jauna euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea

llanos andrea eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andrea zurea da hitza zure baimenarekin eserlekutik egingo dut

agente sindikatuak ere agente batzuk dira orduan

besterik ez nuen egin nahi oraindik beraien botoa zer zentzutakoa izango den ez dakidan

ese voto de confianza besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urkola jauna

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

abstentzioak bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da